egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet gai zerrendako bosgarren puntua bigarren tokian eztabaidatuko dela eta bigarren puntua bostgarren tokian horretaz gain jakinarazten dizuet laugarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasun batzordearen irizpena euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko hautagaien bateragarritasun

irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea

ez talderen batek besterik gabe bateraezintasun batzordearen irizpena

dugu bozkatuko dugu jendea falta baina nik berriro deituko dut ez ezta

ba bozkatu dugu bozkatu dezakegu

irizpena onartuta geratu da irizpena onetsi ondoren euskal irrati telebista erakundeko kideak izendatzeko prozedurari ekingo diogu

ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka

beste aurrekari batzuk ikusita eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontutan izanik proposatzen dizuet

aho batez onartuko ditugu asentimentuz begoña conde álvarez eta

euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko kide izendatzen ditugu gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak

politikan atzemandako irregulartasunak argitzeko ikerketa batzorde berezi bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria ubera

osasun sailak egin lezakeena edo egin beharko lukeena exekutibo gisa dagokion arduratik beste gauza bat da fiskaltzak

egiten hasia duen bidea eta hirugarrena da legebiltzar taldeok dugun

dugun eginbeharra eta egin beharko genukeena eta egin behar duguna dugun betebeharra hiru bideak beharrezkoak dira eta hiru bideak

gizartearen zati baten ordezkari den aldetik ahal duen heinean eta konpromiso osoz bere eskuetan dauden eta legebiltzarrak ematen dizkion ahalmen eta baliabide guztiak

erakundeen gardentasunean sakontzeko iruzurrari aurre egiteko lagunkeria entxufismoari aurre egiteko praktika irregularrei aurre egiteko atea ixteko finean herritarren interes

baztertzeko erakundeak eredugarri bilakatzeko publikoa ere baita legebiltzarra ere baita jaurlaritza ere eta baita osakidetza ere eta besteak beste horregatik ekarri dugu gaurkoan ikerketa batzordea sortzeko

osakidetzan lan eskaintza publikoan gertaturikoa argitzeko atzemandako irregulartasunak ahalbidetu dituen antolakuntza eredua

dituen gabeziak zuzentzeko markoa joko zelaia aldatzeko eta noski irregulartasun horietatik etor daitezkeen ardura politikoak

emateko ikerketa batzordearen

aurrera egitea erabaki dugu berriro gertaturikoa ez gertatzeko bermeak jartzeko xedearekin aurreko batean esan nuen bezala y como se dice

esan genuen bezala eta denborak arrazoia eman genuen hemen auzitan eta ezbaian dagoena ez da lan eskaintza publikoaren eredua soilik

osakidetzaren giza baliabideetako politika hemen auzitan eta ezbaian dagoena da osakidetzaren sistemaren antolakuntza funtzionamendua sistema bera hori da auzitan

horren adibide argia da lan eskaintza publikoaren auziak eztanda egin zuenean mundu guztia etorri zitzaigula esanez beno baina hau beti egon da

beti gertatu da beraz garbi dagoena da ohikoa dena sistemaren bertan txertatua dagoena aldatu beharko dugula

lan eskaintza publikoaren tramitazio osoarekin hasi aurretik darpón jaunak maiatzaren hogeita hamareran bilera batean

esandakoa oso esanguratsua izan zena quiero unas limpias orduan zergatik esaten du hori sailburu batek

beraz funtzionamendu hori ahalbidetzen duen markoa aldatu behar dugu

horrek eskatzen du egonkortasun politikak indartzea

murriztea eskatzen du zerbitzuen antolakuntza eredua aldatzea eskatzen du lan eskaintza publikoaren eredua aldatzea eskatzen du trazabilitatea argia izatea eskatzen du makina bat neurri osagarriak direnak eta guztiak behar beharrezkoak direnak zeren hemen

konplexu baten aurrean gaude eta horrek eskatzen du neurri asko desberdinak eta osagarriak guztiak behar beharrezkoak eta ez

berdin jarraitzeko eta indarrean dagoen sistema eta lan eskaintza eredu publikoa zilegitzekotan eta bermatzeko ez darpón jauna

esan nizun bezala seguraski ez da justua izango

urrik ez ez da justua izango beti egin den eta ohikoa den funtzionamenduak zuri eskuartean zure legegintzaldian eztanda

zein den tristeena orain arte egon diren kontseilariak jakinda zein zen funtzionamendua guzti hori

eta zilegitzea hori da tristeena eta hori ez da erantzukizunez jokatzea beraz zuk darpón jauna gobernu honek aukera bat dauka aukera bat dauka ohikoa izan dena aldatzeko aldatzeko

beste funtzionamendu eredu bat aldatzeko eta hobeago batetara jauzi egiteko eta badakigu ez dela erraza izango eta badakigu ere dena ez dagoela gure esku edo gobernuaren esku edo osasun sailaren esku baina pentsatzen dugu

eta gure betebeharra dela ardura publikotik eta erantzukizun politikotik eta gaur gobernu honek osasun sailak

aukera bat dauka eta gobernu hau sostengatzen duten alderdiak aukera hori baliatu egin beharko lukete eta alde bozkatu beharko lukete

ikerketa batzordea sortzeko eskaria babestu beharko lukete badakigu legebiltzarrean burutu daitezkeen ikerketa batzordeak

esparru guztiak bere mugak dituzten bezala baina pentsatzen dugu saiatu behar garela bestela hitz hutsetan geratzen dira gure diskurtsoak hitzak agerraldiak hitz hutsetan geratzen dira gardentasunaren alde

iruzurraren aurka ustelkeriaren aurka egiten diren adierazpenak zertan geratzen dira

herritarrei eta zein da erakundeen eta politikarien momentu honetan irudia herritarrek dutena gero normala normala gero herritarrek duten irudia politikarekiko eta erakundeekiko ikusita zer egiten dugun barkatu guztiok ez gara berdinak

egin eta orduan zer mezu helarazten da mezua ez da bakarrik hitzekin

mezua ekintzekin eta koherentziarekin egiten da eta pentsatzen dut asko dugula hobetzeko eta egiteko horregatik gaurkoa mundu guztiak etxe honetan aukera bezala hartu beharko luke politika egiteko beste modu bat bideratzeko politika egiteko beste kultura bat

eh bilduk erantzukizunez jokatu du uztailean uztailean erroldatu genuen proposamen hau baina gaur arte ez dugu ekarri

osasun sailak denbora eskatu zuen denbora eskatu zuen azalpenak emateko

guk eman diogu eta eman genion denbora denbora eman diogu ekimenak hartzeko denbora eman diogu neurriak hartzeko horrez gain ere proposamen bat jarri genion mahai gainean proposamenari erantzun integral eta neurri zehatzak

berpentsatzeko prest egonik gure helburua ez delako bazterrak nahastea guk konponbidea nahi dugu eta

konponbidea hau ez geratzea komunikabideetan titularrak eta bazterrak nahastearekin konponbidea behar da eta behar dugu eta batez ere behar duguna da berriro ez gertatzeko neurriak abiatzea baina zer gertatu da

gobernuaren aldetik ez dugu borondaterik ikusi horretarako eta agian ekibokatuak egongo gara gure pertzepzioa izango da baina borondatea ekimenetan ikusten da eta ekimenekin kontrastatzen da eta orain arte ikusi ditugun ekimenetan ba guk borondate hori ez dugu kontrastatu eta non

hasteko kardiologian azterketa egin aurretik filtrazioa egiteko zeuden asmoaz ohartarazi zitzaion osakidetzari neurriak hartzea eskatu zitzaion osakidetzari eta gainera osakidetzako arduradunekin bilera bat egon zen ba osakidetzak beste aldera begiratu zuen eta badakizue noiz hasi zen

gaiak komunikabideetan eztanda egin zuenean legebiltzarrean ere eztabaidatutako lehen legez bestekoan osoko bilkura honetan eztabaidatu genuenean ere

giza baliabideen politika aldatzeko puntuaren aurka bozkatu

taldeek beraz joko zelaia mantendu nahi dute zigorgabetasun eremuaren inpunitatearen joko zelaia mantendu nahi dute hasierako erreakzioa ere ukazioa

kokatu zen oraindik ere hor jarraitzen du bai baina ez baina azkenean ere

bere burua mugitzera behartua ikusi zuen eta onartzera gertaturikoa

itxi egin zituen ondoren azterketak errepikatzeko ebazpenak atera zituen por zierto tribunal berberekin ikertuak izan behar ziren tribunal

ez dira errepikatu osakidetzako zuzendari

behartua izan da nahiz eta oraindik ere prozesuan parte hartu zuten eta gidaritza izan zuten arduradunak jarraitzen duten ez dakiguna da noiz arte parametro berberak erabili dira azterketa batzuk errepikatzeko beste batzuk ez errepikatzeko parametro berberak erabili dira ikerketa

txertatzeko proposamenak egin ditugunean ere gobernuak kontra bozkatu du gobernuari ere proposamen

gobernuaren borondatea eta jokabidea ere agerian geratzen da gaurko ikerketa batzordea sortzeko eskariari egin dion osoko zuzenketan

lehenengo puntuan erantzukizunak bide judizialera mugitzen ditu

alboratuz eta bigarren puntuan argi uzten du hasierako jarrera berretsiz lan eskaintza publikoaren eredu aldaketara mugatzen dela bere lanketa eta ez osakidetzako antolamendu eta funtzionamendu aldaketara beraz zigorgabetasun eremua ahalbidetzen duen marko zelaia

aldatu nahi beraz bakoitzak joka dezala egoki deritzon ardura politiko eta publikotik gure proposamena hauxe da baina

bukatzeko erakundeetan politikan lan garrantzitsu asko ditugu ekimen asko egiten ditugu maila desberdinetakoak batzuk

daukate beste batzuk zumeagoak dira horien artean ere sasoi honetan aurrekontuekin gaude

baina bereziki politikak erakundeak duten irudiagatik aurrekontuak eta beste ekimen politiko batzuen beste edo gehiago

garrantzia dute garrantzia gehiago handiago daukate

ekimenak ikerketa batzordearenak ustelkeriari irregulartasunei iruzurrari aurre egiten dioten tresnak aktibatzea tinko jokatzea eta irmo jokatzea izugarrizko garrantziak daukate

hausnartu iruditzen zait gaurko aukera polita dela paregabea dela euskal herritarrak ere beraien erakundeekiko
beraien agintariekiko irudia aldatzeko eta hori guztion esku dago eskerrik asko ubera

zuzenketari ez dagoenez hasiko gara lehenik eta behin euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andrearekin garrido anderea zurea da hitza

apoyaremos esta iniciativa mila esker eskerrik asko macazaga anderea

egun on guztioi beno nik ere nire interbentzioa hasi nahiko nuke gogoratuz testuingurua zein izan den lan eskaintza publiko honetan laurogeita hamasei mila pertsona baino gehiagok izena eman zuela hiru mila hirurehun eta hogeita hamabost lanpostuetako bat eskuratzeko oposaketan parte hartzeko

laurogeita sei epaimahai eratu direla hautaketa prozedura burutzeko

osatzen dituztela epaimahai horiek eta nahiz eta batzuei ahaztu egiten zaien

denak osakidetzako profesionalak osakidetzako karrerako funtzionarioak langile publikoak euren kategoria edo espezialitateetan adituak edo eskarmentu handiko pertsonak direla

lan eskaintza publiko baten konplexutasuna era berean

lan eskaintza publikoa hiru sindikaturekin adostu zela lanpostuen kopurua eta oinarri orokorrak eta espezifikoak ere bai adostu zirela

beti gertatu omen den gauza bat zela mundu guztiak zekiela honelako

bai lanpostu osoaren diseinua lanpostu eskaintza publikoaren oinarriak araudiak eskatzen duen bezala denak publikoak izan ziren den denak publikoak izan ziren eta inork ez zuen eragozpenik izan

inork ez zituen epaimahaiak epaimahaikideak errekurritu edo errefusatu

prozesuaren diseinuari edo gai zerrendari temarioari

erreparorik jarri egon ziren kritika bakarrak izan zen lanpostu

ez zela nahikoa zenbait sindikatuen esanetan lanpostu gutxiegi omen ziren eh bildu taldeak ere bai ubera anderea edo elkarrekin podemos taldeak ere bai bazenekiten publikoa zen

baina ontzat eman zenuten hautaketa prozedura ez da egon ekimen bat bera ere ez ekainaren

inguruan eta hori gero jakin dugula elkarrekin podemosek dagoeneko ordurako erroldatuta zeukala edo erroldatuta edo notaritzan erregistratuta zeukala

aitortu beharra dago arazo larriak egon direla arazo larriak gertatu direla gure taldeak aitortzen du hori ez dio garrantzirik kendu nahi

aitortu zuen osasun sailburuak aitortu zuten osakidetzako arduradunek

macazaga andereak egindako azken interpelazioan argi utzi zuen lehendakariak berak

eta zein izan den jaurlaritzaren jarrera arazo honen aurrean ukaziorik ez ni ocultación ni minimización

eta onartu du zuek ere bai

macazaga eta ubera anderea gurekin batera osasun batzordeko hainbat ekimenetan

entzuteko autokritika egin da eta kaltetutako guztiei barkamen eskaera ere egin zaie eragindako eragozpenengatik eskaera hori zintzoa izan da jarrera hori zintzoa da

jaurlaritza dela interesdun handiena interesik handiena daukana

beraz guk azpimarratu nahi dugu horrelako arazo larri baten aurrean erantzukizunez zuhurtziaz eta zorroztasunez aurre egin zaiola egoerari

baina aitortu beharra dago ez dela berdina oposizioan tribuna honetan osasun batzordean

edo erantzukizunez jardun behar izana norberak egiten dituen ekintzek daukaten eraginagatik hainbat eta hainbat herritarrengan kasu honetan hainbat eta hainbat oposiziogileengan jaurlaritzak eta osasun sailak era berean

bere esku zeuden puntu guztiak bete ditu beste inoiz edo inon egin ez den bezala lehenengo aldiz

guztien azterlan psikometriko estatistiko objektiboa egin da

aurkeztu ziren uztailean zalantzak edo zantzuak egon direnean neurri zehatzak hartu dira ikerketa esperientziak ireki eta burutu dira

ezinbestekoa iruditu zaienean era berean froga batzuk

konpromisoa hartu da lan eskaintza publiko honetako hautaketa prozedura guztiak gardentasunez eta berme guztiekin bukatzeko hain zuzen ere kalterik txikiena eraginez oposiziogileei gainera

aurrerantzean hartu beharreko neurrien inguruko hausnarketa prozesuari ekin zaio etorkizuneko hautaketa prozedurak hobetzeko neurriei buruzko azterlana edo dokumentua aurkeztu zigun osasun batzordean joan den hilean

hainbat proposamen jarri zituen mahai gainean darpón sailburuak ere aurreratu zituen beste hainbat neurri edo aldaketa proposamen eta gainera

hausnarketa prozedura hori beste eragileekin batera egiteko asmoa legebiltzartaldeekin eragile sindikalekin

eta abar beraz aukera guztiak irekita daude hala eta guztiz ere zenbaitentzako ez da nahikoa izan eta gaur ere hemen izan dugu horren adibidea azken hilabeteotan

baina zein da ikerketa batzorde hau eratzeko benetako arrazoia zertarako harrigarria da gaur bertan egun berean bi ekimen batera eztabaidatzea

ardura politikoak eskatzea inongo ikerketarik gabe

ardura politikoak ia ebatzita daude guk ez dugu bat egiten horrekin

eman nahi zaion ekimena bada beraz hori guztia esanda

ikerketa batzordea osatzea eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea

zakurrak ez du zakurraren haragirik jaten egia esan ez dakit erreplika
pena merezi duen alderdion artean eztabaidan sartzea zeren hemen bakoitzak alderdi bakoitzak hartu duen erabakiagatik azalpenak eman beharko dizkie herritarrei eta osakidetzako langileei

arrazoirik eman behar edota gure taldeari hemen arrazoiak erabakiak herritarren aurrean justifikatu behar dira eta gaur zoritxarrez

egiten dela aukera bat galdu da hitzak haizeak ez dituela eramaten erakusteko aukera bat galdu da diskurtsoak ekinbidearekin koherentzian doazela zeren esango dizuet gauza bat badakizue zer

ez du balio ezer iruzurraren aurka gaudela ikerketa bere muturreraino eramango dugula

ez du sinesgarritasunik ez du inolako sinesgarritasunik

esatea ikerketaren alde dagoela gero kontra bozkatzen denean edo dauden tresna guztiak ez direnean erabiltzen horretarako

esatea gero zigorgabetasun eremua bere horretan mantendu

espero genuen legebiltzarreko talde desberdinen borondatea izango zela osakidetzako lan eskaintza publikoaren auzian ikerketa azken muturreraino eramatea besteak beste

ardura politikoak zehazteko zeren arrazoi duzu arrazoi guztia duzu nola zehaztu daitezke ardura politikoak ikerketa behar den bezala ez bada egiten

desberdindu behar dira eta hiru bideak beharrezkoak eta osagarriak dira eta zuk inork baino hobeto dakizu

legebiltzarreko bidea bide judiziala

bestetik ere administrazioak egin dezakeena baina badirudi hitz hutsalak zirela titularrak lortu eta aurpegia garbitzeko begira macazaga andrea garrido andrea argudioak eman ditut argudioak eman ditut lehenengo txandan eta argi esan dut zergatik orain arte ez dugun eman

gobernuak denbora eskatu zigun guztioi azalpenak entzuteko beraien ekimenak ikusteko guri lana ondo egitea gustatzen zaigu eta patxadaz eta pazientziaz

ekimenak egin ditugu proposamenak egin ditugu gogor egin dugu

bigarrenik macazaga andrea ikusi duzu ikerketa batzordeak izan duen ibilbidea eta gogor lan egin dugu ikerketa batzordea legebiltzarrean bidea izan zezan eta etorkizuna izan zezan imajinatzen duzu hau uztailean ekarri izan bagenu zer gertatuko ote zen

gai honetan serioak izan behar garela serioak izan behar garela lana inportantea dela ondo egitea eta hau ez dela bazterrak nahastu edota titularrak lortzeko

kontua begira

osoko zuzenketa erretiratu duzue gaur ere azkenak izateko hitza hartzeko o sea denetan pentsatzen duzue nik ere handitan zu bezalakoa izan nahi dut gauza batzuetan ez guztietan

hitzekin jolasteko esan duzu azkeneko puntua ere babestu zenutela giza baliabide politikena eta zuek babestu zenutela bere eskuz zituen

zenituztela hitzekin nola jokatzen duzuen benetan cachondo batzuk

ez balitz eta begira zuen etengabeko joera da pilotak kanpora ardurak kanpora

ihes egin eta beti besteen izena kakaztu orain osakidetzako langileekin egin duzuena eta irregulartasunak ere salatu dituztenekin jokatu duzuen

jimenez asensiok bere txostena ekarri zuenean esan guk txostena ez dugu gure egiten

baina gobernuari dagokienean berak proposamen ekartzea taldeak

entzun eta gero horren arabera jokatuko duela hori da erantzukizuna hori da gobernu baten erantzukizuna mesedez zeren iruditzen zait benetan tristea

iruditzen zait gaurkoan aukera bat galdu dela aukera bat galdu dela ere herritarren aurrean osakidetzako langileen aurrean erakusteko

emateko hala ere guk lanean jarraituko dugu eta ez gara eskuak gurutzatuta egongo
ardura politikogatik legebiltzar honek ere ardura duelako amaitu mesedez

gertaturikoa justifikatzea baino gure lana delako argitzea zigorgabetasun eremuari amaiera emateko akta eta espedientetan nahiko datu daudelako gai honi merezi duen garrantzia eman eta egin beharreko guztiak egiteko ardurari ihes egin gabe eta

galdu gabe lan eskaintza publikoak berri bat deitzea edo

ez duelako bermerik gauza ez baldin badira aldatzen ez dago bermerik

gure lana da guzti hori aldatzea eta ez baldin badugu egiten huts egingo dugu kale egingo dugu osakidetzaren aurrean langileen aurrean eta herritarren aurrean eta hori ez da osakidetzari mesedea egitea osakidetzari mesede egitea zen gaurko ikerketa batzordea aurrera ateratzea
eta gauzkak muturreraino ateratzea eta ez orbegozo jauna hori ez da bazterrak nahastea amaitu mesedez ubera anderea hori da lana ondo egitea erantzukizunez egitea zeren hemen gauza proposatzen dira

eta politika egiteko politika ez da egiten titularrarekin diskurtsoekin eta hitzekin politika egiten da ekimenekin eta gaur zoritzarrez

eskerrik asko presidente anderea ubera andereari esango diot

honekin eta hainbat agerraldietan eta hitzaldietan eta interbentzioetan

agerian geratu dela baina egia da gu ez garela eh bildu taldea eta ildo horretatik gure ikuspuntu zehatza

bideratu ditugula legebiltzar honetan

lehenengoa isildu nahikoa hitz egin duzu isildu mesedez

mila esker presidente andrea señora garrido

eskerrik asko macazaga anderea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

egun on guztioi aitortu beharra dut inoiz entzun gabe neukala ubera

esaera hori zakurrak ez du zakurraren haragirik jaten nik beste bat esango dizut zozoak beleari ipurbeltz aipatu rojo andereak ere bai hemen

bere ekimenak eta bere interesen arabera kudeatzeko eta uste dut zilegi dela beraz

esandakoari aukera galdu da esaten duzu

aukera zertarako galdu da zer ikerketa buruko zen batzorde horretan

bere eskumenen barruan burututakoarekin edo fiskaltzak burutuko duenarekin

edo arartekoak burutzen ari den

badaukan informazioa eta arartekoak ez duen ezer egin

beste ekimen bat esanez darpón sailburuaren erreprobazioa egin behar dela

ikerketa batzorde horretan zer argituko litzateke ezer ez ezer ez

hemen tamalez inork ez du demostratu filtraziorik egon denik

eta jar zaitezke nahi duzun moduan baina zuk ez duzu demostratu ezer

eta beraz informazio gehiago baduzu eta ausartzen bazara pertsona horien izenak hemen botatzera etorri inongo beldurrik gabe etorri eta gero eman aurpegia beraien aurrean ausartu aurpegia ematera behingoz bestalde mozioaren inguruan

irakurri ondo mozioa ez da hitzekin jolastea mozioak jasotzen du jasotzen duena mozioak jartzen dizkio eginkizun batzuk edo betebehar batzuk jaurlaritzari eta zortzigarren puntuan esaten du legebiltzar taldeek osatuko dutela hori ez dago jaurlaritzaren esku

ubera anderea mesedez bigarrena ulertu ulertu nahiz eta gustukoa ez izan egin ahalegina

hona oposizioan egonda tribuna honetara edo batzordean prentsa aretoan joan zaitezkete eta edozer esan edozer bota

baina jaurlaritzan dagoenak osasun sailean ardurak dauzkanak horrek erantzukizunez

berak egiten duena berak esaten duenak eragina duelako zuzen zuzenean milaka eta milaka herritarrengan kasu honetan eta beraz hori esanda eta

errepikatuko dela eztabaida hau ba beno berretsi gure ezezkoan

eztabaida amaitu denez bozketan jarriko dugu eh bildu taldearen jatorrizko ekimena bozkatu dezakegu

hogeita bederatzi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra bederatzi abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua gai zerrendako hirugarren puntua mozioa tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

enplegu eta gizarte politika patriarkalei buruz eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den guanche andereak dauka hitza

pasa den astean esan nuen bezala gizon emakumeen berdintasunak elkarrekin podemosentzat leku garrantzitsua du funtsezko leku bat du gure eginkizun

gogoratzen diogu legebiltzar honetan aho batez adostukoa bete behar dugu

maiatzean adostutakoa bideratzen ez bada emakumezkoen bizitza hobetzeko zure konponmendua

patriarkalak badira auzolana ezinezkoa da emakumeok barik

inoiz egongo are gehiago emakumeok gabe ez dago

garapen jasangarririk ere ez eskerrik asko

eskerrik asko egun on guztioi ez dakit gogoan duzuen asterixen komiki bat asterix eta hamabi frogak

eta bazegoen froga bat erotzen duen etxea izena zuena burokraziaren etxea ere bai deitzen zitzaion eta froga bat zen bai eta hor alde batetik bestera ibili behar zuten asterixek eta obelixek etxe batean leihatila batetik bestera

bestera behar zuten papera lortzera estresatuta eta haserre

etxe horren itxura hartzen du hainbat pertsonen bizitzetan eta duela hile batzuk berriz ere horrelako kasu baten berri izan genuen eta zergatik

sail horrek egoerari buelta emateko ardura hartu zuelako eta albiste hau irakurrita burura etorri zitzaidan simil hori eta ez fribolizatzeko inolako helbururekin pertsonen bizitzaz hitz egiten ari baikara

adibide honen atzean lau pertsonen bizitzaz

indarkeria matxista pairatu zuten emakumeen kasuan ere diru sarrerak bermatzeko errenta edo bestelako prestazioak jasotzerako garaian pasatu beharreko urratsez eta eskatzen zaizkien bermeez ere aritu ginen duela bi ikasturte

eta adostu genuen denon artean aldaketa bat eman behar zela norabide honetan emantzipaziorako bidea irekiko duten gizarte zerbitzuak behar ditugu indarkeriaren biktima bai baina agentzia osoa duten pertsonei bidea errazteko zerbitzuak behar ditugula esaten genuen garaian erabakiak hartzeko norberaren bizitza gobernatzeko tresnak eta bideak eraiki behar ditugu biktima bai baina objektu ez eta adostu bagenuen ere gobernuak oraindik ez du ezer egin egin dizkigun galderetan

baina ez al gara kapazak bitartean pertsona hauen bizitza

prozedura eta zerbitzuak eskaintzeko aldaketak egiten hasteko gako batzuk behintzat mahai gainean baditugu uste dugu gu zain gauden bitartean beste batzuk sufritzen jarraitzen dutela eta norabide horretan ezinbestekoa da gizarte politiken eta enplegu sailean

lanbide ere adibide bat delako baina sailak ere

eta hainbatetan galdetu diogu sailburuari plan hauen aurkezpenean non emakumeak immigrazio planean gazte planean non daude emakumeak familiei laguntzeko planean esan genizuen ere doinua interesgarria zela eta diskurtsoa gustuko genuena bat egiten genuela horrekin

eta horretan jarraitzen dugu ekimen konkretuak aztertzen ditugun bakoitzean puntu berritzaile edo sakonen falta dugu eta emakumeak

ezin ditugu plan hauetan lupaz edo ezin dugu plan hauetan lupaz bilatu non dauden emakumeak

erabatekoa emateko bestelako bide bat hartu behar dugu guk norabide horretan elkarrekin podemosen proposamena begi onez hartzen genuen eta bi ekarpen egiten genizkion alde batetik parte hartzea mugimendu feministena adituena

ez baldin badakigu betaurreko moreetatik nola begiratu badagoelako nola begiratu irakatsiko digunik eta beste alde batetik denboren erabileraren ikerlanei dagokiona egiten genuen emakundek antolatutako jardunaldi batzuetan izan ginen soldata arrakalari buruzkoak oso interesgarria zen bertan matxalen legarreta ikerlariak aipatu zuena eta berak galdera batzuk utzi zizkigun airean eta gaur hona ekarri nahiko nituzke uste dudalako hitz egiten ari garenarekin zerikusi handia daukala cuánto cuesta

eta egiten dugun denboraren erabileraz eta bertan bakoitzak dugun arduraz beno uste dut pentsatzeko asko ematen zuela eta gobernu bezala

behar beharrezkoa baita aztertzea denboraren erabilera hau nork eta zertan ematen duen kuantifikatzea zaila bada ere zenbat balio duen

eta eustat ek ematen ditu datu interesgarriak asko baina muga batzuk jotzen dituela ikusi ahal izan genuen legarretak berak adierazten zuen batez ere lanaren eta enpleguaren arteko ezberdintasuna nola bait erakusten zuelako baina lanaren barnean ere hau da

baina denbora eskaintzen genion horretan nork eta zertan ematen zuen aztertzea ezinbestekoa zela adierazten zuelako ez baita berdina

edo haurrekin parkean jolastea eta hori bada gaur ere hitz egiten ari garen zerbait eta agian ulertzea zaila eman dezake zergatik hitz egiten ari garen horretaz guztiaz baina uste dut

izan behar dugula dohainik egiten den lan horretan guztian aldaketak eman nahi baldin baditugu eta zuek aurkeztu duzuen erdibidekoan korresponsabilitatearen aipamena egiten zen horretan urratsak eman nahi baldin baditugu ere korresponsabilitate horretan

dohaineko lan horretan zenbaterainoko ekarpena sartu edo egin nahi dugun guk ere eta esaten nuen

zertan egiten duten ekarpena eta norabide horretan

hausnartzeko garaia da edo berdin jarraituko dugu eta kasu honetan berdin ezberdin da eskerrik asko
eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

ámbito hau argi eta garbi errealitate bat da eta ezin dugu ukatu

instituzio publiko desberdinetik neurri desberdinak hartu behar

eta ahal den azkarren ekartzea legebiltzarrera proiektu hau

akordioa euzko alderdi jeltzalearen alderdi sozialistak eta alderdi popularraren artean akordio ona dela

irtenbideak bilatzen dituela eta sentitzen dut

proposamena adostu dutela bien artean eta alde horretatik penaz zeren hobeto zen denen artean adostea

izan dela eta azkenean hiru alderdien artean sinatutako akordioa ematen dugu ganbara honetan aterako dela besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

emakumeen eta gizonen arteko desparekotasuna sustatzen duten enplegu eta gizarte politika patriarkalei buruzko

emakumeen eta gizonen arteko desoreka eta desparekotasunarekin amaitzeko elkarlana behar beharrezkotzat hartzen dugu euzko abertzaleak taldean

batera lan egin behar dugu bide luzea dugu egiteko eta bide zati bat ere eginda daukagu berdintasuna benetako berdintasuna lortzeko

etxean eskoletan erakundeetan alderdi politikoetan eta gizartean bere osotasunean es necesario el trabajo compartido

bakarrik gertatzen da desoreka hori genero ikuspuntua politika denen ardatz izan behar duela zenion interpelazio egunean eta ados gaude garrantzitsua da guztiz eta

baina benetan uste duzu holako diskurtso katastrofistekin berdintasunari mesede egiten diozuela emakumeak kriminalizatzen jarraitzen pobre izateagatik bakarrik egoteagatik bota zenizkion artolazabal sailburuari eta hori ez da egia inondik inora guanche andrea eta jakin badakizu politikan denak ez du balio eta holakoak botata berdintasunaren alde lan egiten duzuela pentsatzen duzue benetan guztiz

mantrak patriarkalak eta neoliberalak denerako erabiltzen dituzuenak errepikatzen dituzuenak euren zentzua ere galdu egin dutenak dena txarto dago ez da ezer egiten

diskurtsoan dena kritikatzen da emakumeen kontra jokatzen du jaurlaritzak berdintasunarekiko eza mila aldiz errepikatuz gero gezurra den zerbait ez da sekula

lana dugu egiteko noski baietz asko eta asko denok batera berdintasunak denon beharra du

kontrakoa lortzen ari zarete ukapena gure ustetan berdintasuna gizon eta emakumeen berdintasuna lortzeko akordioa elkarlana lana adostasuna ideiak jarrera positiboak proposatzaileak behar ditugu

euren eta gure oinarrizko zuzenketen funtsezko ideiak batzen ditu eta espero dugu beste taldeen babesa izan dezala baita eta garrido andreak berak azaldu du beraz nik ez dut berriz azalduko
eskerrik asko arregi anderea erantzunen txandara guanche anderea zurea da hitza

no se preocupe arregi andrea bide luzea daukagu denak bai bai dudarik gabe baina begirada sakona eta luzea ere beharrezkoa da

zurea da hitza bai eskerrik asko

ba hasteko eta behin eskerrak ematea guanche andereari ba oso arin proposamenarekin bat egin zuelako eta garrido

atzo bertan proposamen bat izan genuela non talde guztien ideiak batuta zeuden orduan erantzunik ere ez da egon ulertzen dut norberak gustuagoko duen posizioarekin edo ideiekin bat egitea horrela lan egiten dugu hemen baina hortik eta esatea gu

asmoa zegoen sánchez andrea ez nekien hitz egiten ari ginenik lan eta justizia sailaz uste nuen gizarte politiken eta enplegu sailaren inguruan hitz egiten ari ginela

lan eta justizia sailak egin dituen gauzen inguruan egin duzunez ez dut gehiegi prestatu horretarako baina beno epeez kexatu zara eta

beno pues lan eta justizia sailaz ari garenez

empleadas del hogar eta aho batez hartutako akordio bat itxaroten ari gara eta beno ez gara ekarri izan dugu hona hainbatetan baina tira ez dut uste epeekin oso zorrotzak garenik bi mila hamazazpitik zain gaudelako baina tira zuk uste baldin baduzu arazoa epeak direla ba hitz egin dezakegu batean ere bai eta kontratuen inguruan hitz egin duzu eta uste dut hori mahai gainean jarri behar dela eta garrantzitsuak diren datuak badirela horiek

kontratu gehienak partzialak direla emakumeen kasuetan eta hori bada soldata arrakalaren inguruan hitz egiten ari garenean azpimarratzen den kontuetako bat beraz beno ba azpimarratzekoa eta zoriontzekoa zalantzarik gabe norabide horretan ere bai beste datu edo beste modu batetik ikusten hasi behar garela nolakoa den kontratu mota hori soldata maila eta abar eta abar baina

zeren orain arte egindako moduek ez dute edo ez diote erantzun erantzun behar zuten moduan eta guk ere ez dugu esango ezer egin ez denik inoiz ez dugu hori esan eta gaur ez da hori esateko eguna izango inondik inora eta uste dugu gugandik hasita eta adierazi duzu alderdi politikok norbanakok asko daukagula ikasteko

eta uste dut irakaspen handia izango dela eta horregatik uste genuen gure kasuan ere

ez dagoelako proposamen konkreturik eta uste dut hausnarketa fase handi bat eskatzen digulako eskatzen genuela hemen

horrela ikusten genuen gizarte politikak edo politika publikoa ulertzeko moduak

ikasi behar dugulako ez dugulako nik uste lortu oraindik ere asmatzea non

diputazioz hitz egin genezake udaletxez hitz egin genezake edo eremu pribatuaz hitz egin genezake erronka handi bat daukagu eta uste dut zor diogula zor diogula gure buruari

jendartearen erdi horri zor diogula gauzak beste modu batean

hitz egin behar dugu eseri behar dugu eta asko asko entzun beraz gaurkoan ez dugu akordio edo aho batezko akordiorik lortu baina hitz egin dugu entzun dugu

eta hitz egiten jarraituko dugu entzuten jarraituko dugu batzuetan ados etortzen eta beste batzuetan ez guk gurearekin aurrera jarraituko dugu eta zuenean abstenitu bueno ba hainbat konturekin adierazi den moduan

bat gatozen arren uste dut instituziook ere hausnartu beharko genukeela horretan zein ardura daukagun eta jarraitu horretan baino guk uste genuen revulsivo bat behar zela baina

eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea bertatik

bai etxebarrieta anderea gure posizioa hurbilago dago

alderdi sozialistatik azkenean zuzenketa aurkeztu dute eta

por propia dinámica y el juego parlamentario besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido
anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

sánchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

beraz egin duzun simil hori asterix eta obelixen ingurukoa

eta aipatu dituzue kasu konkretuak eta zuk hedabideetan agertu zen bat larria baina hedabide batek kontatutakoa eta

datuekin lau emakume aipatzen ziren lanbiden bi bakarrik agertzen ziren eta jakin badakizue ere bai gobernuak eusko jaurlaritzak aurkeztu egin duela plan bat lanbide berrizteko eta hobetzeko bere funtzionamendua arintzeko

hor zuk aipatutako adibide horretan agertutako arazoak

inola emango ez ez ziren emango etxebarrieta andrea argia eta garbia atzamarra beti daukazu zurekin

erronka handiak ditugula egiteko gauzak hobetzeko eta denon borondatea horrela agertu egin dela eta espero dugu jarraian ere bai geroan ere bai elkarlanean
benetako berdintasun horren aldez besterik ez eskerrik asko

arregi andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak zinatu duten

ez da onartu jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

berrogeita bost boto aldekoa hogeita bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua mozioa unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda urruzuno jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eguerdi on guztioi badaramagu nahiko denbora

donostiako noria hori bezala bueltak eta bueltak eta badirudi oraindik ere jarraituko

gaia testu inguratze aldera esaldi bat irakurriko dut esaldia da erkorekaren

azaroaren hogeita seian transferentzien batzorde mixtoa burutu ostean

bilera hori baloratzeko egindako balorazioan esandako esaldi bat eta hala esaten du han hecho un gran esfuerzo

ari gara hiru bi trenbide sareko

bizi dugun arazoaren argazki fidel bat egiten duela guk uste dugu esaldi horrek bere horretan

ahulguneak ezkutatu egiten dituela eta guk sumatzen dugu nolabaiteko

eta hori izugarrizko lorpena balitz bezala gure jendeari saldu nahia jendea engainatu nahia ikusten dugu esaldi horretan

guztiok gaudela ados gizarte segurantzaren ezinbestekotasunaz gizarte kohesiorako eta herritarren bizi baldintzak hobetzeko horrek duen beharraz horrek duen ezinbestekotasunaz nik

eta hau orain dela hiruzpalau egun ez nuke atril honetan irakurriko baina azpiazu jaunak sailburuak berak orain dela

eta hau da berak idazten duen testu bat edo dokumentu bat euskal herria bildu eta pnv ren artean aurrekontuen inguruan egon daitekeen balizko akordio baten baitarako

ezinbestekotasun hori esaten da pentsionisten eta beste herritar batzuen bizi baldintzak hobetzeko ezinbestekoa dela ezinbestekoa dela

madriletik euskadira etortzen zaigu esatera ez dela gizarte segurantzaren transferentziarik egongo eta guk uste dugu benetan arazoa hori dela eta ezinbestekotasuna kokatzen den aldi berean esaten zaigu ere beste alde batetik konplejo horri jarraiki konplejo horren baitan esaten zaigu ba beno ikusita transferentzia horrek eskumen horrek berez dakarren konplexutasuna behar bada

en euskadi esan dakioke hori pentsionistei beraiei esango diegu pentsionistei beraien eskubide batzuk

hemen daudela espainian hartzen dituzten erabaki batzuen peskizan nahiz eta hemen lege bat

nahiz eta lege bat egon orain dela berrogei urte esaten zuena euskaldunoi edo hemengo

zer dagokigun eta zer ez ba berrogei urte oraindik

hori bete barik eta hori egotea interes politiko batzuen peskizan esan dakieke hori milaka eta milaka pentsionistei

eztabaida hau atzokoaren jarraipena izan daiteke atzo aurrekontuen inguruan aritu ginen eta hau

atzoko eztabaidaren jarraipen bat euskal herria bilduk eztabaida honetan

gauza bat utzi du argi eta garbi eta da behar dugu tresna pentsionisten

behar ditugu horri gaur egun ezin zaio erantzun ze guk ez daukagu eskumenik pentsionisten

hori rgiaren bitartez egingo da eta guk esaten dugu bai

ehun eta laurogeita hamar mila pentsiodun baldin badaude lanbide arteko soldataren behetik rgiaren bitartez rgiaren bitartez solik hamabost milari erantzuten zaie

da batez ere hemen guk gizarte segurantzarik ez daukagulako hori da batez ere guk hemen gizarte segurantzarik ez daukagulako orduan hor kokatu behar dugu arazoa arazoa estrukturala da eta esan bezala uste dut guztiok onartzen dugula

y podemos niri benetan gustatuko litzaidake egibar jaunak gero bere hitzartzean azalduko balu prioritario jartzen denean zertaz

prioritario hori esaten duenean zer da prioritarioa ze berriro diot prioritario eta ezinbestekoa eta premiazkoa eta esaten dugu baina gero

de euros que son nuestros beraz aurkitzen gara behin eta berriz azaldu izan dugun bezala arazo

en madrid eta badirudi guztiok gaudela ados

beharraz nahiz eta madriletik ere orain esaten zaigun baietz orain ezetz orain baietz orain ezetz baina egitate bakarra egitate bakarra da oraindik eta orain

eta zein da arazoa berriro diogu arazoa estrukturala da arazoa ez da pp edo psoe edota vox edo ciudadanos arazoa estrukturala da

azken egunetan honen inguruan esandakoa ere nahiko ondo laburbiltzen duela egoera eta pablo casadok orain dela gutxi zioen egutegi honen

están por encima de una ley orgánica hori da dugun arazoa eta horretaz ere uste dut guztiok kontziente garela

legealdi hasieran erkoreka jaunak esaten zuen eta orain dela gutxi bildarratz senatariak esan du

hay que poner pie en pared klaro ikusten ditugu andaluzian emaitza batzuk eta

esaten da inboluzio betean gaudelako inbolizio betean gaudelako

diskurtso batean esatea adierazpen bezala oso ondo dago

galdu egiten du eta ikusten ari gara urterik urte

inboluzio betean hemen casadok esan duen bezala bukatu dela

herri honetako herritarrek galdu egiten dugu galdu egiten dugu galtzen ari garen bezala beraz gaur gure eskarian batez ere hori jaso nahi dugu hori jaso nahi dugu espainiako arazo egiturazkoaren aurrean non tablero politikoa oso eskuman dagoen

eta espainiatik ez datorren gizarte segurantzaren transferentziari dagokionez herri honetan beharbada hasi beharko dugula pentsatzen hori nola gauzatzen dugun besterik ez eta eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi

transferentzia honen garrantzia eta transferitzeke daude transferentziei buruz hitz egitea

berrogei urte burutu barik daramatzan estatutua

eta zentzu honetan elkarrekin podemosetik begi onez ikusten dugu transferentzien batzorde mistoa behingoz libratu izana

legebiltzarrak eskatzen zuen moduan eta transferentzien egutegi bat mahai gainean

puedan llevar eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

egun on guztioi nahiz eta debatea berria ez den egia da

jaunaren ekimenaren eskutik alde batetik interpelazioa erantzuna nik uste dut bere osotasunean jaurlaritzaren izenean lehendakariak emandako erantzuna zela egokia baina gaurkotze aldera

baita ere aipatu dugun bezala aurreko hizketaldietan aurten ere martxoaren

osoko bilkura batean antzeko zerbait ebatzi genuen talde parlamentari ezberdinen artean eta horrek bai ekartzen du gaurkotasunaren eskutik bai ematen dio indar berri bat

bere harremanetan behar den tinkotasunez lehentasun hori ganbara honek lehentasun bezala kalifikatzen duen hori mahai gainean jartzeko orduan badauka bere sentidu

ze gerta daiteke gaur ganbara honetan hirurogeita hamabostetik agian ppk sorpresa ematen digu eta aho batezko erabakia izan daiteke hirurogeita seik gauza berdina

beraz ganbara honen ehuneko laurogeita zortzia da eta gauzak dauden bezala

zuek esaten zenuten eta bat gatoz lehenengo puntuarekin esaten denean gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa

kanpora ezin daitekela gelditu eta gero galdera egiten zenuen ba guretzat zer den prioritario hori beno nik uste dut

jaurlaritzarentzako ere prioritarioa dela lehentasunezko izaera duela

testuan eta garbi dago ganbara honek ematen dion indarrarekin are gehiago

askoz gehiago iraungo duela ebazpen honek

ez dakit zer gertatuko den han ez dakit ze jarraipen izango duen gaur egungo gobernuak madrilen esan nahi dut baina posizioa gaur bezalaxe

tinkoa zen garbia zen eta bitartean gertatu dira gauza asko eta mundu guztiak eta guztiok egiten dugu geure azterketa baina zuek aipatzen duzuen premiazkotzat eta ezinbestekotzat

besteok ere bai eta hala jaso dugu hitzartutako transakzioan hirugarrengo puntu bezala eta egia da nahiz eta

auzitan jartzen duzue eta esaten duzue agortua dagoela gaur egungo harreman eredua hogeita hemeretzi urtek hori frogatzen dute azkenean ez duzulako ez dugulako ez bete betearazi estatutua gabezia bat badauka gabezia estrukturala da hasiera hasieratik

errepikatuko hemen baina baita ere garaia bada argi eta garbi tokatzen den bakoitzean erabakitasunez zergatik esaten denean prioritario horretaz zer ulertzen dugun garbi dagoena da

aurre egin eta eutsi eta erabakitasunez badakigu pazientzia ez dela pazientzia demokratiko eta politikoa ez dela batzuentzat gustuko

aurre egiten baldin badiozu garbi dagoena da pazientzia bai tinkotasunez

gaur debate honetan gai honek izango duen babesa

gehiengo zabal eta luze baten eskutik eta hori inportantea da azpimarratu beharrekoa

zer egin eta nola egin ezezkoa datorrenean eta nik hor bai aipatu nahi nuena da

harreman eredu hori agortuta egon zitekeela edo dagoela baina

izan da emaitzak ezagutzen ditugu

ezagunak dira batzuk esaten zuten hura

baina harreman baten hasiera batean gaudela badirudi ez dakiguna da zenbat iraungo duen eta horregatik lehenengo puntuan esaten dena da

negoziazioa eta akordioaren bidea ontzat ematen dugula ondo hartzen dugula alegia positiboki baloratzen dugula nik uste dut hori

ukatu ezineko gauza bat dela eta horrek ez duela estaltzen arduraz zuritzen aurretik

egon den arduragabekeria eta estatutuarekiko nolabaiteko

ez betetzearen estrategia alegia eta gero aipatzen da bigarrengo puntuan bollain jaunak azpimarratu duena ongizate estatuaren zutabeetako bat denez sistema publikoa hori ere

berezkoa duela azkenean sistemaren heldulekurik nagusiena

eta hemen nik uste dut ondo datorrela baita ere jaurlaritzak legebiltzar honetara bidalitako txostenean azaltzen delako gizarte segurantzaz

ez dugu bakarrik aipatzen erregimen ekonomikoa badaude beste fitxa batzuk ere bere osotasunean

atzokoaren jarraipen bat izan daitekeela gaur egungo debatea honetaz ari baldin bagara ez gera rgiaz ari eta

eskutik pentsio kaxkarrenak osatze bidean laguntza batzuk bideratzen dira baina hori ez da gizarte segurantza baina

gauza batean eta bestean gauza bat eta kontrakoa esan

pentsioak aipatuko ditugu besteetaz ari baldin bagara rgiren baldintzak betetzen dituztenen

nola osatu daitezkeen gizarte laguntzekin baina beno nola beste debate bat den baina bai esan nahi nuke badagoela

guztiek osatzen dutela erregimen ekonomikoarekin batera eta horiek direla inork begiratu nahi baldin baditu hogeita hamabigarrena fitxa hogeita hamairu hogeita hamalau hogeita hamabost eta hogeita hamaseigarrena fitxa

de la seguridad social hori ere bada baina beste guzti hori ere paketean dago

eusko jaurlaritzari eskatzen dio espainiako gobernuarekin egin beharreko lan plangintzan eta egutegian

sar dezala gizarte segurantzako alorreko eskumenak

eskumen guztietaz ez bakar batetaz eta horregatik esaten dugu gazteleraz eta nik uste dut garrantzia duela

puntu hau beste biekin batera bere garrantzia du negoziazio bidean

eta egia da gure gobernu akordioan ere azaltzen da baina parlamentu honek ere onartu zuen

hau da paketea hau da aldarrikatzen duguna eta ahal den neurrian gure ordezkariak jaurlaritzaren eskutik
negoziazio mahai gainean jarri behar duela eskerri asko egibar jauna

eskerrik asko damborenea jauna eh bildu taldearen ordezkaria urruzuno jauna erantzuteko zurea da hitza

nondik hasi pastor jaunari erantzunez eta

ere bide antzekotik ekin diozuela kontu honi hay que diferenciar planos

arazo hori daukagulako ez daukagunez gizarte segurantzarik ez dugu pentsioak osotzeko aukerarik beraz zirrikituak bilatu behar ditugu rgiaren bitartez eta rgiak erantzuten dio gaur gaurkoz erantzuten dionari esan dut ehun eta laurogeita hamar mila pentsiodunetik hamabost milari bakarrik

pentsioa izan behar den horretan gizarte laguntzen bidez baina hori muinean

eta hori da daukaguna orduan ahaztu aurretik eta gu gure emendakinaren alde bozkatuko dugu guretzat inportantea delako esatea harreman eredu hau jada erabat agortua dagoela

zuen erdibideko lehen puntu hau ez esaten denean valora positivamente sozialistek beren hasierako ekimenean jasotzen zuten celebra

hirugarren puntuarekin guretzat kontraesankorra da esaten denean carácter prioritario pero

orduan hori da honekin kontraesankorrean datorrena guk

lehen puntu hori orduan inportantea da ere hirugarren puntuak dioena

hori bete egin behar da orduan guretzat orain estatu espainolak edo gobernu zentralak esaten duenean
amaitzen joan mesedez bai berehala bukatuko dut esaten duenean

egutegian hori jasota egotea orduan hirugarren puntuaren alde bozkatuko genuke eta bigarrena

orduan eskatuko nuke mesedez puntuka bozkatu ahal izatea eskerrik asko urruzuno jauna
elkarrekin podemos taldearen ordezkaria bollain jauna zurea da hitza

honen gestioa herritarrengandik geroz eta gertu guretzat askoz hobeto

euskaldunon herri honen eskubide bat dela eta hau betetzeko

las tenga eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

halako zirrikitu bat aurkitu dela baina

modu eta tamainarako eta horrekin ezin diguna da pentsio sistemaren ardatz bihurtu zeren orduan gure autonomia autogobernu

ez genuelako eskumenik gabe gaitasunik izango guzti hori kudeatzeko zazpi urte eta gero hau

hogeita hemeretzi berrogei urte pasa dagoeneko estatutua betetzeko dagoela eta hor dago halako

bototara jarriko dugu lehenik eta behin urruzuno urresti jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozka hemezortzi boto aldekoa hogeita zortzi contra hogeita zortzi abstentzio beraz

elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzalea sinatu duten transakzioa

lehengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zazpi boto aldekoa veintisiete contra beraz onartu geratua lehen puntua eta jarraian bi eta hiru puntua bozkatuko ditugu

gai zerrendako seigarren puntua mozioa cristina macazaga sáenz elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

macazaga andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

ari ginen baina saiatuko naiz gaian zentratzen aurretik eztabaida bat izan dugunez

argudioak mahai gainean jartzen ea lortzen dudan norbait konbentzitzea nahiz eta puntu honetara iritsita badirudi zaila dagoen

saiatuko naiz ideiak eta argudioak jartzen hasiera hasieratik osasun sailaren

jarrera ikusi dugu jarrera defentsiboa eta hori izango litzateke lehenengo

jarrera defentsiboa izan da defentsibara egon da gidaritza hartu beharrean eta gobernuaren aurretik irregulartasunei aurre egiteko erasora jokatu beharrean beraz lehenengo ideia jarrera defentsiboa

mugitzera bere burua behartua ikusi duenean gainerako eragileen presioagatik beraz horrek

zer pentsatu ematen duela are gehiago ikusita aurreko eztabaidan ikerketa batzordearen kontra bozkatu duzuela eta aukera bat galdu duzuela

lehen esan dudan bezala ohikoa baldin bada funtzionamendua aurreko

aurreko kontseilariak ez dutela ezer egin egoera aldatzeko jakinda zer gertatzen ari zen eta ez da justua izango darpón jauna

pasatzen uzten ari zara beraz non dago gobernu honek duen irmotasuna lan eskaintza publikoari aurre egiteko

ahaleginak eta bi egiten ari dela non geratzen da hori bi mila hamasei bi mila hamazazpi lan eskaintza publikoaren auziak zerbaitetarako balio izan baldin badu eaj kudeatzaile ona denaren mitoa erortzeko izan da horretarako balio izan du

auzi honek zerbait agerian utzi baldin badu agerian utzi du eajren osasun saila gobernua

kaxkarra dela beraz bigarren ideia kudeaketa kaxkarra izango

horren adibide bat edo hori frogatzen duena da oviedoko txosten

agerian geratzeko eta berresteko kudeaketa kaxkarra izan dela azterketena baina aktak irakurtzen baldin baditugu aktak irakurtzen baditugu espedienteak

oso agerian eta nabarmen geratzen da behintzat irakurri ahal izan ditugunak agerian geratzen da tribunalak tutelatuak izan direla agerian geratzen da tribunalak araudia eta legedia ez dutela bete osakidetzaren gomendioz osakidetzaren arduradunen

hitzez legediaren eta araudiaren zalduna denean gobernu honen mantra bat delako legea da legea bete behar da hori da gobernu honen mantra baina gero kontrakoa egiten du eta hortik hirugarren ideiara pasatuko nintzateke hain zuzen ere

auzi guzti honetan gobernu honen arduragabekeria gertatu den guztia gertatuta urrian oraindik akta guztiak jaso gabe

gai ez izatea tribunalei aktak eskatzeko

ez da posible eta gainera galdetu genuenean osakidetzako arduradunei esan zigutena oraindik ez digute aktak pasatu ulergaitza benetan laugarren ideia osakidetza eta osasun sailaren maila eskasa izango litzateke maila

frogatu daitekeena urriko agerraldia baino lehenago entregatu zitzaigun txostenean hau da euskal herriko enpresa handienak langile gehien dituen enpresak osasun sailak egiten du txosten bat normalean suposatzen da enpresa horrek gaitasuna izan behar duela txosten mardul bat sakona eta ona egiteko ba ez egiten du txosten bat ordurarte gertatutakoen kopia pega bat

osakidetzak eta osasun sailak egin behar duten txostena bestelakoa izan behar da

bostgarren ideia bostgarren ideia izango litzateke harri berean berriro

jaustearena hau da osasun sailak osakidetzarekin batera

errepikatzea planteatzen dutenean ulergaitza bermerik gabe hau da gertatutakoa gertatuta eta berriro planteatzen dugu azterketak errepikatzea tribunal berberekin horrek ez du bururik gero urrian

eman zuen eta hala esan zuen batzordean baina aurrerago ikusita ez zuela lortu taldeok isilaraztea eta gertatzen ari zena isilaraztea eta gainerako taldeen ekimenak ikusita orduan txosten batekin etorri zitzaigun

oso interesgarriak eta baliagarriak izan dira orduan funtzio publikoaren adituaren txostenarekin

baina kuriosoa etortzen da txostenarekin baina esaten du ez dela bere txostena eta ez duela

horretatik elementu batzuekin proposamen bat egin beharrean alderdiei

iritzia guk ez daukagu arazorik iritzia emateko eta proposamenak egiteko baina iruditzen zaigu osasun sailak eta gobernuak ardura badutela eta beraiek bete behar dutela

makina bat arrazoi osasun sailak kudeaketa kaskarragatik gaitzesteko

geratu den kontu bat dela gure taldearen asmoa zen behin ikerketa burututa gaur atea itxi zaion ikerketa burutu da bertatik ateratako ondorioekin hala bazegokien ardurak

nahiz eta aitortu behar dugun ere hasieratik izan genituen datu batzuekin argi izan dugula ardura batzuk bideratzen zirela osakidetzako zuzendaritzaren ardurak hor zeudela esaterako giza baliabideen zuzendaritzarena edota hautaketa eta hornikuntza zerbitzukoena ikusita giza baliabideetatik nola jokatu zen azterketa euskaraz egiteko hautua egin zuten hautagaiekin

hautaketa eta hornikuntza zerbitzukoek zer paper jokatu duten tribunalekin

argi dago ere ardura politikoak hor daudela onerako edo txarrerako guztiok ardurak ditugu batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago eta ardura horiek

asumitu behar dira bidean osasun sailak osakidetzako arduradun nagusia sakrifikatu du

genuena baina etorri dena ez dakigu hobea den eta urrats horren ostean ez dugu beste urratsik ikusi argi dugu ere pertsona aldaketak berez ez dakarrela politika aldaketa eta argi dugu ere osakidetzako gaur egungo egoerak aldaketa sakona eskatzen duela parametro ezberdinak kontuan hartuz beraz

ez da ona eta tunelaren beste aldean ez da oraindik argi izpirik

tira gure taldeak hasiera hasieratik esan du hiru lan ildo nagusitan lanean arituko zela horrela egin dugu hobeago edo okerrago saiatu gara

gertaturikoa argitzea behin argitu ostean balegokio ardurak zehaztea

aldatzea guretzat hirurak beharrezkoak

osagarriak horregatik gure proposamenean ere hiru norabideak jaso ditugu azkenean ikusita ikerketa batzordea bertan behera geratu dela arestian jasotako argudio guztiengatik eta beste batzuengatik ikusita ere

burutzeko baina zin dagizuet lanean

dugula gaiarekin erdibideko proposamen bat egin dugu minimo minimoa iruditzen zaigulako osasun sailaren kudeaketa kaskarra gaitzestea

hiru galdera planteatu nahi dizkiot gobernuari osasun sailari lehenengoa gobernu honek zigorgabetasun eremua mantendu nahi du inpunitatea

bai edo ez bigarrena gertatu dena argitu nahi du eta ondorioak indarrean sartu nahi ditu bai
edo ez eta azken galdera gobernuak bere gain hartuko ditu bereak diren ardurak eskerrik asko
ubera anderea euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

berriro ere ubera andrea zenbat buelta ematen dituen bizitzak ezta zenbat buelta ematen dituen bizitzak

egiten ibili garela guk zuen testu hau jaso dugu

eta gainera gaztelaniaz bakarrik izatea gaztelaniaz bakarrik bai orain bertan pasatu digute euskarazkoa baina bueno agian

hori ere bai baina bueno ez da kasua edonola ere eta

gauza asko baieztatu dira esan da vox popoli zela hainbat filtrazio hainbat

dagoela egitura mafiosoa

frankismoaren garaitik datorrela sistema hau orduan egin dezagun ariketa bat zuek

sailburu izango bazinete edo erantzukizun politikorik izango bazenute zer egingo zenukete hau eragozteko

sistema hau osoa azken berrogei urte eta aurretik datorrena zuen esanetan sistema oso hau dena publikatu da izendapen guztiak publikatu dira epai mahaiak dena publikatu da epaimahaikideak zer egin duzue horren aurka zer neurri hartu dituzue zergatik pentsatu behar dugu guk

bazinete beste edozer egingo zenutela orain arte ez dugu berririk izan horren inguruan ez dago ekimen bat bera ere ez

zuek erantzukizunak izan bazenituzte beste jokaera bat edo beste neurri batzuk hartuko zenituztela

no es la primera ope ubera andrea zuk ia urte asko daramatzazu legebiltzarrean

bi baino gehiago daramatza beraz hor badago kontraesana edonola ere eta

responsabilidad rigor prudencia erantzukizunez zorroztasunez eta zuhurtziaz hori baita

ardurak dituztelako ardura oso zehatzak dituztelako herritar guztien aurrean

arazoa gertatu dela hasiera hasieratik egin da autokritika eta horri aurre egiteko neurriak hartu dira hasiera hasieratik

en cualquier caso hemen esan da osakidetzan kaka dagoela osakidetzan kaka dagoela

modus operandi mafiosoa dagoela jefeak eta indioak etengabeko fraudea

mediku direnak duela hamar edo bost urtetik lanpostuak daukatenak denak fraude horren parte izan direla

sistema oso bat klientelarra korrupzioa sustatzen duena

bi bertsio hain kontrajarriak defendatzeak talde bereko kideek

beraz guk ez duguna onartuko da eajri edo gobernuari egurra ematearren

eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txanda pasatuz elkarrekin podemos macazaga anderea zurea da hitza

hoy pedimos su renovación mila esker eskerrik asko macazaga
anderea eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

erakundeena alderdiena da eta horrek ez dio batere laguntzen

zoritxarrez guztiona izango da eta horrek ematen duen irudia herritarren aurrean begira orbegozo jauna nik

gobernuan baina pentsatu nahi dut ardurak asumituko genituzkeela orain ere gobernuan egon gabe ardurak asumitu ditugulako

proposamenak mahai gainean jarri ditugulako eta ez dugulako ihes egin arduradun politiko bezala dugun erantzukizunagatik lanean aritu gara eta lanean jarraituko dugu gaia ikertzeko ardura politikoak baldin badaude

zehazteko giza baliabide politikak aldatzeko zelako zailtasunak dituzuen dagozkizuen ardurak onartzeko o sea beti kaka eta

dituzuen ardurak zuengan egiteko benetan

ez dut ulertzen eta esango dizut gauza bat gaurkoan ez gaude

zehazten zoritxarrez legebiltzar honek momentuz ez ditu ardura politikoak zehaztuko ikerketa batzordeari atea itxiko

ardura penalak zehaztuko diren edota bestelako ardura batzuk zehaztuko diren baina momentuz hemen ardura politikoak ez

egiten dena da orain arte izandako kudeaketagatik osasun sailaren eta osasun sailak gidatzen duen sailburuaren gaitzespena kudeaketa kaskarragatik gaitzespena eta iruditzen zaigu minimoa dela ikusita zer nolakoa izan den guztia guztia eta bestela gonbidatzen zaitut aktak irakurtzera espedienteak irakurtzera ez dakit irakurri duzun eta taldeok horretarako ere izan ditugun

zer gertatzen ez denari baina nahiago izan duzue ikertu baino justifikatu gertatzen ari dena

zabaldu pilota edota zabaldu kaka garrido andrearekin ez dakit merezi duen eztabaidan sartzea y quién más borroka

ridikulua iruditzen zait eta gaurkoan ere ridikuluak iruditzen zaizkit zure hitzak

gauza bat gogoratu nahi dizut begira azaroak hamairuan eh bilduk prentsaurreko bat eman zuen proposamen bat eginez eta prentsaurrekoa emateaz gainera osasun sailburuari proposamena eskura

entregatu zion lana ondo egitea gustatzen zaigulako eta benetan gauzak

pentsatzen dugulako ez genuen ekimenik sartu baina zuek guk prentsaurrekoa eman aurretik mozio bat

eta ez zen izan akats zuzenketa bat izan zen eduki aldaketa bat prentsaurrekoaren ostean

esatea segi adi segi adi gertatzen ari baina adi segitzeaz gain ba ondo legoke ere

benetan gaia ikertua izan dadin ardurak behar den bezala zehazteko eta giza baliabide politika aldatzeko begira ni ez naiz pozten

andrearen dimisio edo zeseagatik ez dakit zer izan den baina ez naiz pozten iruditzen zait porrota izan dela sistemaren porrota izan dela eta ez dut uste poztekoa denik pertsona bat kendu izana ardura publikotik ez dakit

zesatzen delako edo beraren dimisioa egoten delako seinale oso txarra da

seinale oso txarra da hemen pertsona aldatzeak ez du bermatzen politika

aldatu daiteke baina pertsonak aldatzeaz gain politikak aldatu behar dira eta hemen osakidetzak eta osasun sailak aldaketa

aldaketa sakona bermean jartzeko hau berriro ez gertatzeko inpunitatearen joko zelaia aldatzeko inpunitaterik ez egoteko eta gaurkoan aukera egon da horretarako eta aukera hori ez da baliatu zoritxarrez eta hor guztiok galtzaile irteten gara

guzti horri amaiera emateko eta benetako konponbidea emateko horrela eskatu digutelako osakidetzako langileak ere horrela eskatu digutelako
eta beraz amaitzen joan mesedez ez dakit zer bueno gauza asko nituen

jarraituko dugu jarraituko dugu proposamenak ekartzen jarraituko dugu bustitzen guk konponbidea nahi dugulako osakidetzan aldaketa sakonak nahi ditugulako eta

minimoa zen orain arteko kudeaketa kaxkarragatik

bera delako osasun saila gidatzen duen arduradun politikoa eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialista rojo andrea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

labur labur egingo dut eta bueno después de escuchar

ez dakit ez dut gogoratzen aktak eta espedienteak irakurri ditudan agian bakarrik diario de sesiones irakurri dut baina beno edozein kasutan guk uste dugu inportanteena eta

opea bera ahalik eta lasterren eta berme guztietan bukatzea

neurriak hartzea ere eta rojo andreak azpimarratu duen bezala azkenean gaur mozio honen

edo funtsean zegoen reprobazio hori guk ez dugula babestuko

eta gainera uste dugula goraipatu behar dela hasiera

osasun sailburuak izandako jarrera eta egindako

eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida amaitu denez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa hogeita hamasei contra bederatzi abstentzio beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialisten eta euzko abertzaleak sinatutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

erakundeei buruzko informazioaren programazioa indartzeari buruz hauteskundeak izango direla

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeak elkarrekin podemos martínez zatón jauna zurea da hitza

akordio bat daukagu seguraski iniziatiba hau adierazpen instituzional baten bidez edo beste legez besteko bateratu baten bidez

azalduta dagoela jada nondik datorren ekimena

ezagunak gara edo jende asko hitz egiten du gure bidaiez eta nik uste dut bidaia horretaz edo

ekimen hau ere jaiotzen da kasu honetan alderdi popularrak

aurreko adostasun bat eta erdibidekoan ikusten da

akordio horren nondik norakoak hain zuzen ere gaur

ez da gaia da informazio horren informazioari buruz

social que necesitamos eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón jauna eh bilduren ordezkaria etxebarrieta anderea zurea da hitza

europar batasunaz hitz egin behar dugula gure taldean ez dugu inolako zalantzarik egiten gai horren inguruan eta uste dut argi utzi dugula ere talde guztiok horretarako jarrera propositiboa daukagula gainera horren inguruan hitz egin behar dugu bertako politikek eta bertan hartzen diren erabakiek izugarrizko eragina dutelako gugan gure herrialdea antolatzeko ereduan eta aurrera eraman nahi ditugun politiketan baina askotan gehiegitan

gaur berri txarrak utziko duela esan du eta ari nintzen nahi gabe abesti bat koreatzen eta ez dut nahita egin

gehiegitan europar batasunetik edo europar batasuneko instituzioak urrutiegi geratzen zaizkigu

beno europar batasunera berriz ere etorrita besteak beste ikusi dugu errefuxiatuen inguruko politikez mintzatu garenean zer nolako eragina daukan instituzio honek hartzen dituen erabakiak

horregatik arrazoi ezberdin ugarik eragin dezakete

honenganako informaziorik ez edukitzea edo informatzeko

instituzioak berak ere mugak badituelako eta horretaz hitz egin genuen besteak beste hona ekarri genuen monografiko batean uste dugulako europaz hitz egin behar dugula hemen ere bai baina komunikabideek ere lan handia egin behar dute horretan eta haiekin batera egin behar dugu lan eta hori da guk

antolatu daitezkeela jardunaldiak antolatu daitekeela eztabaidak horretan lagunduko eta norabide horretan egiten genuen guk gehitzeko zuzenketa onartua izan dena beraz berriz ere

ardura handia daukagu bertan hartzen diren erabakien inguruan hitz egiteko eztabaidatzeko bestelako erabakiak ere hartzeko

hurrengo hauteskundeei begira jendea piztu nahi baldin badugu horren gaineko eztabaida ere piztu beharko dugu aldez aurretik eta ondoren ere bai ez dadila

eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

gai honetan adostasuna dagoelako alde batetik eta beste alde batetik bozeramaile gehienak jada aipatu dutenarekin nahikoa dela azpimarratzeko ba gu egia da orain dela

europar batzordearen komunikazio zuzendariarekin eta baita

europar batzordearen komunikazio zuzendariarekin eta biok azaldu zutela haien kezka hain kezka

eta egia da guk kezka berdina partekatzen dugula beraz bueltatu ginenean hainbat erabaki hartu genuen

da legez besteko proposamen honen bitartez eskatzea

telebistari informazio gehiago zabaltzea zeren euskadin ere behar dugu informazio gehiago

eta interes gehiago azaltzeko edo interes gehiago jartzeko gure gizartean

fortak orain dela astebete gutxi gora bera sinatu zuela

gure jatorrizko zuzenketan jada sinatuta dago eta bermatuta dago

denak ados ginela hasieratik iniziatibarekin eta
besterik ez eskertu taldeak eskerrik asko aguirre jauna

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularra euskal sozialistak eta elkarrekin podemos eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa